egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako lehenengo puntua galdera joseba egibar artola euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina legealdiaren lehen zatiaren inguruko balorazioari buruz gobernu programan onartutako konpromisoak betetzeari dagokionez egibar jauna
zurea da hitza egun on guztioi

hemen gaudela denak hau da gobernu honi sostengua eta babesa eskaintzen diogun bi talde parlamentarioko legebiltzarkideak eta baita ere

jaurlaritzaren nolabaiteko ibilbide hori kontrolatzeko

baita ere gainontzeko taldeak eta denak jakin badakigu gobernuari sostengua ematen

eta guztion beharra edo akordioen beharra dagoela ganbara honetan ez

asko teorizatu izaten da gobernu batek behar duen babesa eta bere programa aurrera ateratzeko kontzeptu bat hor finkatu zuten laurogeigo hamarkadan ez la tiranía del status quo esaten dena batzuk neoliberalak friedman eta hauek baina

ekarri dute kontzeptu hori eta esaten da gobernu batek udaletxe batek jaurlaritza batek kasuan bere lehenengo urtean hartzen ez baldin baditu erabaki estrategikoak gainontzeko hiru urteak

ze bestela egunerokotasuna jan egiten zaituela eta nik uste dut hau

ez da gaurko kasua zergatik

azkeneko sei hilabete hauetan izan da erabakiak hartzen hasi eta erabakiak hartu ez bakarrik ibilbide horri bat gobernu programa bat

edo plan estrategikoak edo ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko plana edo legegintza egutegia

edo aurrekontuak onartu izana guzti hori egin da sei

gobernua osatu zenetik sei hilabete hauetan horiek erabaki estrategikoak dira jakina beste batzuk ere hartzeko badaude bakegintzan ere badago zeregina baina zutabe nagusiena bide nagusia jarrita dago eta

bere ardura eskuz aldaezina bere ardura guzti hori jorratzen

gobernu programarena legegintzaldi egutegia aurrekontuak

onartu berriak ditu jaurlaritzak plan guzti horiek plan estrategikoak baita ere onartuta daudenez guzti horren balantze bat balantze politiko bat

eta nik uste dut ona dela bai gure lasaitasunerako

kontrol saio hauek horretarako erabiltzea zergatik gelditzen diren hiru urteetan ere

gobernuaren jarduera kontrolatzeko balantze hori nahi genuke zergatik behintzat jakin ezazu gure

sei hilabetetan hainbeste erabaki hartu izana

erabaki guzti horien balantze bat nahi genuke mila esker eskerrik asko egibar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on egibar jauna bai lehen hiruhilabeteetan eusko jaurlaritzak legegintzaldirako oinarriak finkatu ditu egia da

honi esker erabaki estrategikoak hartu ditugu aipatutako gaur gobernu programa bat dugu guztira hamabost plan

enplegua eta ekonomia suspertzeko esparru programa martxan dugu legegintza egutegia onartu egin dugu bi mila hamazazpiko aurrekontuak onartu eta baita bi mila hemezortziko aurrekontuen ildo nagusiak onartu eta aurkeztu egin ditugu ere balantze modura gainera esango nuke oso epe laburrean gobernua martxan jarri

eta sei hilabete hauetan gauzatzen ari garela laguntza publikoko programa zehatzak enplegua ekonomiaren suspertzea eta jasangarritasunaren ardatzean hirurehun eta laurogeita bost milioi euro bideratu ditugu eta giza garapena

ehun eta hirurogeita bost milioi euro guztira beraz bostehun eta berrogei milioi euro onartuta dagoeneko hemos aprobado por lo tanto programas específicos

beraz arlo honetan bi mila hogei bizikidetzaren eta giza eskubideen plan berria aurkeztu dugu eta gogora institutuaren plana prestatu egin dugu

erabateko legezko egiaztatutako eta baldintzarik gabeko armagabetzea eta bukatzeko autogobernuari dagokionez espainiako gobernuarekin

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera jasone

garitaonandia eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina euskararen erabilpenari dagokionean eitbk aplikatzen duen irizpideari buruz

eitbko estilo liburuak jasota eduki du albistegietan euskarazko eta erdarazko adierazpenak zelan txertatu behar diren adierazten duen eta hori izan da zuzendaritza eta erredakzio kontseiluen adostasunarekin orain berriz zuzendaritzak irizpide hori aldatzea erabaki du

erredakzio kontseiluen adostasunik gure ustez ere uste dugu irizpide berri horrek ez diola laguntzen euskararen normalizazioari gure galdera da
zergatik irizpide aldaketa hori eta zertan oinarritu den aldaketa hori eskerrik asko
agirre andrea jaurlaritzaren ordezkaria zupiria jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok gobernukideok

publiko egin duen estilo liburua jende askoren lanaren emaitza da euskal herriko unibertsitateko irakasle talde baten lanean oinarritutako proposamena da

eta eitbren zuzendaritzak onartu eta publiko egin du azkenik

idatziz behintzat horrela ageri zen estilo liburuak planteatzen dituen irizpideak lagungarriak izango diren euskararen presentzia normalizatzeko eta nik erantzuten dizut baietz

eta argi eta garbi aitortzen du euskararen presentzia normalizazioa eta prestigioa lortzea dela helburua eta eitbko zuzendaritza ezagututa eta eitbn lan egiten duten profesionalen lana eta lan egiteko moduak ezagututa ez daukat inongo arrazoirik

pentsatzeko eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

baina zuzendaritzak profesionalen onespenik gabe ze profesionalak ordezkatuta daude erredakzio kontseiluetan erredakzio kontseiluen onespenik gabe orain jasotzen du estilo liburu horretan asko kezkatzen gaituen esaldi bat

euskara ikusgai egingo da albistegietan betiere audientziaren kaltetan ez bada beraz audientziaren esanetara egongo dira hizkuntza irizpideak eitbn eta guk galdetzen dugu ze audientzia da hori

esan zuen ikerketa eta txosten kualitatiboen arabera euskal audientziak begionez ikusten du gaztelaniazko kateetan euskarari leiho bat zabaltzea

orain irizpidea aldatzeko zer ikerketetan oinarrituko da ikusiko ote ditugu inoiz ikerketa berri horiek

hala ere euskararen eraginez audientzia behera egingo balu zenbat egingo luke behera zero koma bi zero koma lau horrek justifikatuko luke

berez sorrera legearen kontra egitea eitbk eta audientzia egia da bera egiten ari da albistegietan baina hori euskararen errua ote da edo ez ote da beharbada kalitatearen errua neurtu duzue esate baterako ez dakit albistegi batean tapia sentitzen dut bera aurrean ez egotea eta ez da ezer pertsonala baina esate baterako sailburua hiru aldiz agertzea

neurtu du hori zuzendaritzak ze kalte egiten dio estilo liburuan egongo da jasota telegobernuaren aurkako neurririk

eta sinestarazi nahi diguzue euskararena dela errua lehen ere sinestarazi izan ziguten ezin zela fisika kuantikoa ikasi euskaraz eta

nahi diguzue audientziarik ezin dela lortu euskara dela eta eta guk ere erakutsi beharko dugu hori ez dela horrela baina eitb zuon eskuotan dago eta zuok audientziaz hitz egiten duzue baina

entzuten ez duzue entzun euskadi irratiko eitbko

egunero daudenen iritzia ez duzue entzun ez duzue euskalgintza entzun ez dituzue herritarrak entzun mesedez arduratu zaitezte albistegi onak egiten kalitatezkoak programazio erakargarri bat egiten eta

entzun gaitzazue egin dezagun denon artean denontzako izango den eitb eskerrik asko agirre andrea zupiria jauna zurea da hitza

egin dezakegula biok lan egin dugu eitbn eta uste dut biok dakigula zenbat hitz egin den gai honi buruz bai eitbn eta bai kanpoan litekeena da eta zilegi da gai honi buruz ikuspuntu ezberdinak edukitzea

maltzurkeria ikusi behar izatea edo intentzio txarra ikusi nahi izatea beraz nik ez dut motiborik horrela ikusteko gaia

haur nerabe eta gazteen kasuan euskarazko testimonioei lehentasuna emango zaiela eitbko hedabideetan edo esaten duenean politikari artistak kirolari aditu eta aurpegi ezagunen kasuan hedabideetan euskaraz hitz egiten ateratzeak hizkuntzari prestigioa eman diezaiokeela eta hori bultzatzeko asmoa duela

mila bederatziehun eta laurogeita hiruan geneukanarekin hizkuntzaren ezagutza zabaldu egin da

eta plazan euskaraz jarduteko aukerak lehen baino zabalagoak eta ugariagoak dira

eta horrek eragin zuzena du euskarak arlo guztietan baita eitbko gaztelaniazko hedabideetan ere izan duen eta duen presentzia

elkarrizketatua izatea eitbko medioetan eta beti jokabide argia ikusi dut eitbko profesionalen aldetik nire adierazpenak nahi izan dituztenean

euskaraz egin ditut lehen adierazpenak eta ondoren galdetu didate euskaraz esandako hori gaztelaniaz esan nahi nuen eitbko profesionalen jarduna argia izan da beraz eta neurea izan da beti azken hitza eta azken erabakia uste dut irizpideak beraz argi finkatuta daudela uste dut

eta geurea dela adierazpenak eta agerraldiak egiten ditugunonak geurea dela autua eta erabakia

dituen pertsonaren hizkuntza hautua ipini du beste zeren aurretik elkarrizketatua da aukera egin behar duena eta ez eitb eta ez

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
cel technologies and systems enpresari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

del tejido comercial vasco gracias eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on

alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

siempre es posible eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera borja sémper

zibersegurtasun zentroarekin duen erlazioari buruz sémper jauna zurea da hitza

al respecto gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

de los tres parques tecnológicos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

gutun hau jaso genuen legebiltzarreko talde guztiok bertan irungo alarde publikoa antolatzen duen alardezaleak elkarteak gonbidapen argia egiten zigun aurten

babestea horretarako irungo udaletxeko balkoirako gonbidapena egiten ziguten galdera argia da bertara hurbiltzeko asmorik daukazu urkullu jauna

andrea lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea
etxebarrieta andrea eusko jaurlaritzak eta nik neuk alarde parekidea begionez ikusten dugu hortik hasi nahi dut

hala berretsi nahi dut gaurkoan ere eta esan behar dut urtero bezala nik ordezkatu egiten dudan edo ordezkatzen dudan gobernuak izango duela ordezkaritza bertan emakunde lehendakaritzako institutua da beraz nire goi mailako ordezkaria arlo honetan orain arte berak ordezkatu izan gaitu eusko jaurlaritza osoa alarde parekidearen harreran aurten ere emakundearen zuzendaria

eta urtero bezala ordezkaritza honen bidez alarde parekidea normaltasunean garatu ahal izana publikoki adierazten dugu berriro diot eusko jaurlaritzak eta lehendakariak alarde parekidea begionez ikusten dugu

ala ez izan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna etxebarrieta andrea zurea da hitza

zuzenean ikusteko zer den bertan gertatzen dena landaida andreak eta aurretik emakunden parte hartu duten hainbat eta hainbat kide bertan egoten daudela badakigu arartekoa ere bertan izan da eta berak ere hala esan zuen

ona izango litzatekeela eta guk berriz ere galdetzen dugu non egongo zaren urkullu jauna urtero urtero jai parekideen alde festa egiten

urtean gaude berdintasun legea indarrean emakunde martxan berdin sarea indartzen beldur barik programa eskolaz eskola berdintasun unitateak udalerri gehienetan eta gehienetan diot

irun eta hondarribian daukaguna da alarde bat bi alarde

herriko jaietan emakume gizonen parean parte hartu nahi izateagatik erasotuak eta ukatuak irun eta hondarribian bi mila hamazazpian irun eta hondarribian ditugu

jai baztertzaile bati harrera instituzional egiten diotena

jai parekide bati harrerarik egiten ez diotenak horregatik berriro ere diot oso garrantzitsua da zu bertan egotea

baztertzen jarraitzen direlako instituzionalki baztertzen jarraitzen direlako udalek baztertzen dituztelako hogei urte beranduago

oso albiste ona izango litzateke fisikoki balkoi horretan egotea harrera egitean norekin zauden argi uzten duzulako eta jendeak hori eskatzen duelako

pozten gara eta eskertzen da haiek egindako lana eta eskariei ezin zaie muzin egin eta eskertzen da bertan egotea

emakumeak eta gizonak berdintasunean parekidetasunean

eta elkarteak eta herritarrak elkarrekin bildu direlako urkullu jauna aurpegia eman behar dugu guztiok argi adierazi non gauden norekin gauden eta zer legitimatzen dugun

bazterketa instituzional hau ustez bizikidetzaren izenean egin izan da bizikidetza da txilibitua emakumeek eta gizonek elkarrekin jotzeagatik harrera ofizialik ez jasotzea zeren ez dute jasotzen oraindik ere

horiei harrera ofiziala egitea egiten jarraitzen delako oraindik ere non dago hor zoru etikoa

zure parte hartzea aletxo bat izango delako euskal autonomia erkidegoa berdintasunaren lurraldeen laugarren postura pasatzeko ezinbestekoa delako arazo honi heldu

parekidetasunaren festara zure zain izango gaituzu irungo udaletxeko balkoian bizipen ederrak konpartitzeko berdintasunaren aldeko borrokan aletxoa jartzeko
eta egon behar duzun tokian zaudela sentitzeko eskerrik asko etxebarrieta anderea lehendakari jauna zurea da hitza

ikusiko duzu eta egongo naiz egon behar naizen tokian norekin nagoen entzun duzu berdintasunean

eta legealdian zehar ekimen asko eta asko garatzen ditugu berdintasuna bermatzeko argi daukagu alardearen kasuan konponbide bat topatu behar dugula

eraikitzaile eta zintzoaren eskutik etorriko da eta han bertan izan behar da elkarrizketarik gabe zaila izango da konponbide iraunkor bat lortzea

gure eskumenen barruan elkarrizketa eta elkar ulertzea bultzatzen ari gara urteetako lana izango da baina ez dugu etsiko

benetan merezi du saiatzea baina gaur alderdi positiboa azpimarratu nahi dut eta zuk esandakotik edo esandakoaren ildotik egin nahi dut herri askotan herritarren laguntzarekin tradizioak egokitzeko urratsak egiten ari dira

hainbat arlotan ere izan ere gure gizartean pertsona askok ulertu dugu tradizioak egokitzeak tradizio horiek indartzea dakarrela epe luzera ildo pedagogiko horretan jarraitu behar dugu lanean eta guk jarraituko dugu konponbide iraunkor bat ez da etorriko inposaketatik bai ordea inplikaturiko

elkarrizketa berriz diot zintzotik eta errespetutik eta elkarri entzutetik herri hau eusko jaurlaritza hau eta neu
konprometituta gaude emakume eta gizonen berdintasunarekin eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

helarazteko protokoloen gainean becerra jauna zurea da hitza

denbora amaitu zaizu erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

bajo nervión kostaldea donostialdea ibaizabal alto deba goierri llanada alavesa

eskerrik asko arriola jauna becerra jauna zurea da hitza

ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina ekainaren hogeita bosteko lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko lau barra bi mila hamabost legearen erregelamendu bidezko garapenari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

más libremente eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina fiskalitateari buruz damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina haurreskolak partzuergoko kudeaketa zuzentzeko hartuko dituen neurriei buruz ubera andrea zurea da

uriarte andrea egun on denoi ekainak hamabi eibar

izugarrizko jendetza ilarak eibarren zer gertatzen da zer jarri dituzte

kontzerturako sarrerak salgai edo eibarrek partidu garrantzitsu bat dauka eta partidu horretarako sarrerak

dituzte inork ez zekien ezer zer gertatzen zen bakarrik jendetza

eta abar baina batzuk bazekiten zer gertatzen zen

bazekiten zer gertatzen zen hezkuntza sailak bazekien zer gertatzen zen haurreskolak partzuergoan lan egin nahi zuten pertsonek herritarrek bazekiten zer gertatzen zen eta ekainak hamabitik hamalaura bitartean ilara horiek

mugaraino iritsi ziren hobe ospakizun edo ikuskizun batetarako sarrerak lortzeko ilarak izango balira eta ez sei urte ostean

show penagarria pertsonen langileen kontura horrelako egoera desatseginak ikuskizunak antolatzea benetan onartezina delako eta tristea delako eta kudeaketa on batek beno hona iritsi gabe kudeaketa egoki batek gauzak ondo eginda

egoerak sei urte erraz esaten da

itxita eta bi egunetarako irekitzen dira bi egunetarako ekainak hogeita hamar tartean atera kontuak

eskaintzeko asko jota hogei bat lan kontratu eskaintzeko eta agerian geratu zen berriro ere planifikazio eza eta sustatzen ari den lan prekarioa gainera hainbat eremutik

zein egoerarekin aurkitu zatekeen eta hori ekidin zitekeen ekidin zitekeen aurrez eta aldiro zerrendak ireki ezkero baremazioak egin ezkero eta gauzak minimoki txukun egin

baina ez egun batetik bestera zerrendak ireki abisatu gabe jendeak dokumentazioa bilatu behar dokumentuak konpultsatu behar beraien bizitza antolatu behar eta horrela gertatu zen inork ezagutzen ez dituen zerrendak ze nik dakidanez zerrenda horiek ez dira gardenak zerrenda horiek ez dira publikoak jakin nahiko nuke lehenengo egunean

pertsonek eman zuten izena eta guztira bi egun horietan zenbat pertsona sartu ziren zerrendetan nik ez dakit

hobeto egitea eskatzea ez dago hobeto kudeatzerik zergatik gisa horretako tratua eman behar zaie herritarrei pertsonei gure etorkizuna diren hezitzaileei ganadu tratua ematen dien gobernua ez da duina gure gobernuak

umeei ematen dien tratuak erakusten du zein den gobernu horren izaera

egitea lehen esan dudan bezala noizbehinka aldiro zerrendak ireki barematu kalitatezko enplegua bultzatu

bizitza modu normalizatuagoan antolatu ahal izateko azken finean kalitatezko hezkuntza heziketa

argazkiak ez dio mesederik egin haurreskolak partzuergoari ez dio mesederik egin inori ez hezkuntza sailari ez langileei ez familiei inori

uriarte andrea seguru nago eta seguru nago zuek ere hoberena nahi duzuela haurreskolak partzuergorako beraz horrela bada eta ez bada esango didazu baina horrela bada hezkuntza sailak haurreskolak partzuergoarekin batera zer egingo du kudeaketa hobetzeko zer egingo du gaur egungo kudeaketa zuzentzeko
eskertuko nizuke erantzungo bazenit eskerrik asko ubera

sailburuok legebiltzarkideok egun on ubera anderea duela egun batzuk zuk aipatu bezala haurreskolak partzuergotik egindako deialdi batek ehunka pertsona bildu zituen partzuergoko egoitza nagusian zerrendak zabaltzeko erabakia hartu zuten

aste hauetako ordezkapenak egin ahal izateko erabaki horrek ondorio batzuk izan zituen bilatzen zenaz aparte pertsona askok bere haserrea erakutsi zuten datozen minututan gertatukoaren inguruko zehaztasunak aipatuko ditugu haurreskolak partzuergoko arduradunekin hitz egin eta gero

gai hau interpelazio baten bitartez aurkeztu denez haurreskolak partzuergoaren inguruko informazio zabalagoa luzatzeko aukera izango dugu

azken egun hauetan baten batek orain arte partzuergoak egin duen lan ona zalantzan jartzeko tentazioa erakutsi baitu

eusko jaurlaritza eta euskadiko hogeita hamaika udalerrien artean sinatutako hitzarmenen ondorioz

hazi da ehun eta hirurogeita hemezortzi udalerri dira partzuergoko kide euskadin dauden berrehun eta berrogeita hamaika udalerritatik urte hauetan berrogeita hemezortzi mila familiei eman dio zerbitzua

hala nola laguntza soziala bereziki lana eta familia bizitza bateratzearen arloan hezkuntza eta laguntza zerbitzua eskaintzeko

hain zuzen ere kalitatezko zaintza eta heziketa ematea bi urtez azpiko haurrei misioa betetzeko lau helburu nagusi finkatuta daude haurren heziketa eta garapena sustatzea familiarekin elkarlanean

familiei laguntza zerbitzu eskaintzea familia eta lan bizitzaren arteko bateragarritasuna ahalbideratzeko

eta haurren elebitasuna bermatzeko baldintza egokiak sustatzea

bermatuz eta sustatuz partzuergoak eskaintzen dizkigun datu zehatzei dagokienez momentu honetan

hogeita zazpi haurreskolekin hasi zen eta gaur egun berrehun eta hogeita hamabost haurreskola ditugu

beraz haurreskolak irekiz eta handituz joan dira eta etengabe instalazioak hobetzeko lanetan behar du udaletxeekin koordinatuz

eta euskal herriko unibertsitatearekin lan hitzarmenak sinatzen dira etorkizuneko hezitzaileei praktikak egiteko ahalbidetuz

eskaera dagoen tokietan plazak gehitu eta haurreskolak ez dauden tokietan irekitzen saiatu

baliabideak ezarriko dira zentroen funtzionamenduari dagokionez indarrean dagoen dekretua gelako hezitzaile bat aipatzen duen arren

haur hezkuntzako curriculum berrian oinarrituz zentroetako hezkuntza proiektua eguneratzeko lanak abian dira

eta hezitzaileei etengabeko formazioa emango zaie beraien eguneroko lanean hobetzeko estrategiak eskuratu ditzaten

haurreskoletan burutu diren inkestak betiere hobetu daitezken

bestalde langileen garapen profesionala bultzatzeko hezitzaileen garapen profesionala bermatzeko eta etengabeko formazioa ematen da hainbat gaien inguruan eta hezitzaileen asebetetzearen balorazio bikaina izaten da urtero burutzen diren jardunaldi pedagogikoan parte hartzea handia izaten da ere

langileen ordezkariekin pertsonalen kudeaketa eraginkorra bilatuz

ordezkapenak egiteko eta lanpostu hutsak betetzeko araudi berria negoziatze prozesuan da guzti honi lotuta haurreskolak partzuergoko erabiltzaileek lehen aipatutako inkestetan emandako erantzunak ehuneko laurogeita hemezortziak kalitate ona edo oso ona aipatzen dute

uste dute haurreskoletan haurrak tratu pertsonalizatua jasotzen dutela bere ezaugarrien eta beharren arabera berau hezkuntza prozesuaren eta adin horretako

beste alderdi batzuk ere baloratzen dira antolamendu alderdiak txosten idatziak ate irekitako jardunaldiak

laburbilduz euskadiko familiek asko baloratzen duten egiten duen lana eta horrez gain haurreskolak partzuergoa eredutzat dute estatuan

baina uste nuen beharrezkoa zela laburpen bat egitea duela egun batzuk gertatutakoak

haurreskolak partzuergoak gure gizarteari eskaintzen dion zerbitzua

gertatukoaren aurrean ziurtatzen dizuet haurreskolak partzuergoko

eta nik ere sentitzen dut pertsona guzti horien egon eza egun haietan kokatuz nahiz eta bostehun pertsona inguruz osatutako lan poltsa bat izan

bostehun pertsona horietatik hogeik bakarrik erakutsi zuten ordezkapenak onartzeko borondatea

ezinezkoa zen aurretiaz egoera hori aurreikustea lan poltsan dauden pertsonen disponibilitatea deitzen zaien momentuan ezagutzen da

eta berriro diot bostehun pertsona baino gehiago zeuden zerrenda horietan partzuergoko arduradunen kalkuluen arabera haien esperientziaren arabera ehun pertsona baino gutxiago behar izango lukete ordezkapenak gauzatzeko

beharrizanak inoiz baino handiagoak izan dira eta hau sorpresa izan da denentzako

ezohiko egoera baten aurrean ezohiko neurria hartu zuten partzuergoko arduradunek

bigarren txandan zehaztuko ditut gertatutako zenbait egoeren arrazoiak sarritan kritikatzea erraza da baina normalean erabakiek zergatik bat izaten dute

uriarte andrea ubera andrea zurea da hitza uriarte andrea leporatu diguzu
haurreskolak partzuergoaren lana eta izena kaltetzeko tentazioa izateaz badakizue zer haurreskolak partzuergoaren izena eta lana

zuek kaltetzen duzue burutzen ari zareten kudeaketarekin zuek begira gehiago ez dakit norbaitek sinesten duen haurreskolak partzuergoarekin eta horren erakusle dira aurreko legegintzalditik hasita aurkeztu ditugun ekimen guztiak zuek ezezkoa eman diezuen ekimen guztiei doakotasunaren inguruan

beken inguruan formakuntzaren inguruan eta zuek eta horren aurrean zer egiten duzue horren aurrean egiten duzuena da murrizketak aplikatu

zuen kudeaketaren lagin bat lagin bat eta ondorio bat besterik

eta gertatzen ari dena da haurreskolak partzuergoak duen garrantzia eman ez izanaren ondorio ez duzue jakin garai berriei egokitzen haurreskolak partzuergoa eta horrek zer egiten du

ikusiaz bakarrik burutzen ari zareten kudeaketa tentazioa izan dezakezuela tentazioa izan dezakezuela haurreskolak partzuergoa desegiteko pentsa daiteke hori e eta gobernu batek gure herriaren etorkizuna

erakusten du ez dela duina erakusten du benetan zein den bere izaera eta gobernu honek egin behar duena da bere hezitzaileak

egin behar du gure hezkuntza sistema zaindu gure etorkizuna direlako eta horrek eskatzen du kudeaketa bat

murrizketa batzuen ondorioz ze gogoratu nahi dut oraindik bi mila hamabiko aurrekontuen mailara ez gara iritxi eta asko eskertzen dizut egin didazun laburpena gaurko nire galderari ez erantzuteko asko eskertzen dizut baina ezagutzen dugu haurreskolak partzuergoa

badakigu bi mila hamabiko aurrekontuen mailara ez garela iritxi bai eta horrek kudeaketa horrek ekarri du lan harremanen kudeaketa zehatz bat eta horrek ze egoera sortzen du ba zerrendak ez direla irekitzen horrek ekartzen du

irakasleak mugitzen direla eta ezin izaten dituztela familiak atenditu

haurrekin familiekin egokitzapenak egin eta hemen eta

eskertzen dizut aitortu duzula gertatu zena ez zela egokia izan baina benetan horrela sentitzen baduzu aitortu beharrean

neurriak hartu eta kudeaketa zuzendu zeren esan duzu

sei urtetan zerrendetan dauden pertsona horiek hezkuntza sailaren

deiaren zain daudela pertsona horiek beraien bizitza aurrera atera behar dute eta horretarako lana bilatu behar dute lan postua bilatu behar dute eta ez daude zuen deiaren zain

zerrendak kudeatzerako orduan eskarmentua badaukazue eta gainera sindikatuek ohartarazi dizuete horretaz

zerrendak irekitzeko urtean gutxienez behin zerrendak ireki behar direla barematu behar direla zenbat aldiz

zeren orain arte hori ez zabiltzate egiten eta iruditzen zaigu egin behar duzuena dela zuzendu zuzendu benetan sentitzen baldin baduzue eta konbikzioa baduzue

urratsak eman behar dugu etapa hori doakoa izateko urratsak eman behar dugu hori

sartzeko ze benetan gure etaparen hezkuntza sistemaren etaparik funtsezkoena eta inportantea delako

zerrendak urtean behin gutxienez irekita egoteko irizpideak zehaztea

eta gardentasunez lan metaketagatiko kontratuei amaiera ematea iruzurrean oinarritutako kontratazio eredua bukatzea hor daude sententziak behin behinekotasuna

murriztea hezitzaileak ikasturtea euren ikastetxetan bukatzea eta ikasturtea behar den bezala hastea egokitzapenak eginez eta abar eta abar

egin genezakeela guztion artean eta guk proposamenak mahai gainean jartzen ditugu nahi duzuenean
konpartitzen ditugu eta adosten ditugu eskerrik asko ubera anderea amaitu da zure denbora mesedez

ubera andrea pentsatzen nuen ez didazula entzun baina azkenean ikusten dut baietz baina egia da zu saiatzen ari zarela dena nahasten

bigarren txandan gauzak zehaztuko ditut has gaitezen sarritan aipatu dudan lan poltsa aztertzen

urtean zabaldu zen azken aldiz lan poltsa ordutik hona haurreskolak partzuergoko arduradunek ez dute beharrezkoa ikusi berriro ere zabaltzea arduradunen ustez hautagai kopurua nahikoa zen beharrizanei aurre egiteko eta hautagai berriak onartzeak lana lortzeko itxaropen faltsua sortaraziko lieke listan sartzen ziren berriei

zerrenda ireki aurretik bi mila seiehun eta hogeita bost pertsona lan poltsa horretan

ekainean hainbat ordezkapen bultzatu ondoren oraindik ere bostehun pertsona baino gehiago geratzen ziren zerrenda horretatik deitzeko hau da aurre ikusten ziren beharrei aurre egiteko kopuru oso zabala baina lehen esan dudan bezala

baina errealitatea beste bat izan da oraingo honetan adibide bat emango dizut hirurogei dei baino gehiago egin behar izan zituzten ordezkapen

egoera hori ezin da aurreikusi ez da ohikoa da baita ere hogeita hemezortzi ordezkapen burutu beharra ekainean hamaseirako kopuru oso altua datu deigarria benetan

hogeita zazpi zerrenda berrikoak izan ziren ulertzeko ere gertatu dena gustatuko litzaidake aipatzea partzuergoko arduradunek langileen ordezkariekin duten elkar komunikazioa

lab sindikatuak ordezkaritzaren ehuneko hirurogeita bat koma zazpia dauka steilasek ehuneko hogeita zazpi koma seia eta elak ehuneko hamar pasatxo

ordezkoen araudia berria ari ziren negoziatzen partzuergoaren zuzendaritzarekin ikasturte honetan eta honekin batera zerrendak irekitzearen eskaera mahai gainean egon da gauza horrela ekainak bederatzian partzuergoko zuzendaritzak korreo bat helarazi zieten sindikatuei lan poltsan aurkitutako arazoen berri emanez

harrituta geratu gara ordezkoen zerrendan hainbeste jende egotetik bat batean zerrendan agortua dagoela jakitea por tanto también

izen emate hurrenkeren arabera ordezkapenak eskaintzea

salbuespeneko neurriak hartu behar izan zituen ordezkapenak bete ahal izateko la dirección tomó una decisión rápida

horretaz aparte haurreskolak partzuergoko zuzendaritza prest dago

lanean ari da horretaz baina beste lasaitasun batekin epeak zabalagoak izango dira

andrea gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina gipuzkoako

aurreratuko unitate medikudun batez hornitzeari buruz uria jauna zurea da hitza

uria jauna amaitu zaizu denbora luego sigo hurrengo bueltan jarraituko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna egun on guztioi

lurralde osoan zabalduta dago eta osakidetzako larrialdien zuzendaritzak koordinatzen du

oso garrantzitsua da arreta sanitario urgentea behar beharrezkoa da gure osasun sistema publikoan osakidetzaren jokabide ardatz nagusietako bat da jaurlaritzarentzat eta sail honentzat da inongo salbuespenik egin gabe larrialdietako gaiari hiru lurralde historikoetan sortzen diren aldaketak eta egoerak beti eta edonon gaurkotuta dauzkagu etengabe egiten den

honako hau esan nahi dizut gipuzkoan dauden baliabideak behar besteko orekarekin banatu daudela

deba eibar elgoibar hernani lasarte renteria

incrementar los recursos laburbilduz uria jauna gure ustez euskal autonomia erkidegoko larrialdietako garraio sanitarioaren sareak osotasunean zerbitzu egokia eskaintzen du hala ere beti saiatu behar gara gauzak hobetzen helburu horrekin hain zuzen ere

bidasoa eskualdean larrialdietako errepideko osasun garraioa hobetzea eta hala egingo dugu eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko uria jauna darpón jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina urduñako udal egoitzako
sukaldeari buruz becerra jauna zurea da hitza señor consejero

zure galderak oso erantzun zuzena duelako arrazoia oso argi dago araudia betebeharra eta elikagai eta

beharra are gehiago umeen segurtasunaz ari garenean ulertuko duzunez guk indarrean dagoen araudia

orduñan proiektu honen aldeko mugimendu bat sortu dela

eta gure esku dagoen guztia egiten ari gara betiere araudia errespetatuz eskerrik asko
eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina hondarribiako

egitasmoari buruz casanova jauna kaixo eguerdi on guztioi

pgu delakoaren berrikuntza pgu berria eta hor plan

berri honetan besteak beste planteatzen da zaldunborda gainaren lursailetan baimena ematea eraikuntza berri bat egiteko

badago enpresa bat proiektua daukala eta jakin badakigu hor asmoa sendoa eta egitasmoa egina dagoela eta orain pgu berriarekin argi berdea eman zaiola beraz ondorio maila ezberdinetan edukiko duenez proiektu hau gauzatzekotan jakin nahi dugu zein den sailburuaren iritzia honen inguruan

txikia eta merkataritza osoan eta jakin nahi dugu ados zaudeten proiektu honekin onuragarritzat jotzen duzuen merkataritza txikiarentzat bereziki

erantzunaren sentidua zein den zer egiteko asmoa daukazuen eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

del proyecto eskerrik asko eskerrik asko retortillo jauna casanova jauna zurea da hitza

hamabostgarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina
eitbren estilo liburuari buruz martínez jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

hemen eitbko estilo liburua langileen artean hasi da sozializatzen betiko lez partaidetza eskas batekin gure ustez eta zuek horrela ulertzen baituzue

euskararen tratatzeari buruzko arau batzuk aldatu egin direnez eragina zuzena izango du horrek euskararen presentzian erdarazko kate eta kanaletan

hauek erdarazko medioetan euskararen tratamenduari dagokionez

legebiltzar burua legebiltzarkideok zure

eitbren estilo liburua gure irrati telebistak orain arte

eta urtetan zehar jende askok egin duen lanaren emaitza da bertan adierazten den bezala buru belarri jardun dute eginkizun zehatz honetan alde batetik euskal herriko unibertsitateko zenbait irakaslek ez da beraz etxean sortu eta egindako lan bat baizik eta unibertsitatearen esku utzi zena lehenengo momentuan parte hartu du baita ere eitbren zuzendaritzak eta eitbren zuzendaritzaren barruan dauden albistegietako zuzendaritzak eta euskararen

eta baita ere izan du bertako profesionalen kontrastea eta azken aldi honetan onartutako liburu honek gainera urtetako esperientziaren emaitza ere jasotzen du eta zuzendaritzak onartu aurretik hainbat kontraste izan ditu hemen finkatzen diren irizpideak praktikara eraman behar dituzten

eta liburu honetan argitaratu direnak inola ere kaltegarri izan daitezkeenik euskararentzat

euskarak eitbko gaztelaniazko hedabideetan izan behar duen tokiari dagokionez estilo liburuaren abiapuntua eta espiritua argiak dira

hizkuntza bat baino gehiago dituen gure gizarte honetan eitbrentzat ildo estrategikoa da hedabideetan euskara kontsumitzeko jarrera sustatzea eta normalizatzea

toki bat ematea helburua da euskal gizartearen errealitate elebiduna ikusgai egitea eta euskara prestigiatzea beti ere

hortik aurrera liburuak adierazpenak egin behar dituen pertsonaren eskutan uzten du hizkuntza aukeraketa edo hautua

elkarrizketatuak hizkuntza bakarrean egitea erabakitzen badu eitbk errespetatu egingo du erabaki hori

nerabe eta gazteen kasuan euskarazko testimonioei emango zaiela lehentasuna eitbren hedabideetan politikari artista kirolari

ezagunen kasuan esaten du hedabideetan euskaraz hitz egiten ateratzeak hizkuntzari prestigioa ematen diola

jokabide malguak planteatzen dira hauek dira modu laburrean esanda euskarak gaztelaniazko eitbko hedabideetan izan behar duen trataerari buruzko planteamendua eta

oso arrazoizkoak eskerrik asko zupiria jauna martínez jauna zurea da hitza

ikusita daukat baina adibide konkretu bat jarriko dizut honen inguruan nola nahi duzu

gaztelaniaz edo bietara galdetu

zer erantzungo zenioke emandako aukeran artean ba bat aukeratuko zenuke edo

baina galdera balitz hizkuntza bietan egingo dugu elkarrizketa

adituek diotena da hemen oztopo bat egon daitekeela euskaldunentzat estatistikoki badakigu askok erdarara jotzen dutela arrazoi desberdinengatik

esaten diguna estilo liburuan agertzen dena da bigarren formulazioa erabiliko dela eta ez lehena

neurri zehatzak eskatzen ditu eta ez anbiguotasuna hau da hitzak

hitz onak baina gero neurriak adituen usteetan arazoak ematen badizkigute euskararen presentzia eta normalizazioa suspertzeko

plan batean edo liburu batean jartzea kontratu programan agertzen den bezala eitbren konpromisoa estrategikoa da zuk esan duzu eta zuk irakurriko diozu ere baina urteak pasa ahala

hau oso murriztua izaten jarraitzen du estilo liburuak gainera aurretik

jartzen ditu momentu honetan helburua da euskal gizartearen errealitate elebiduna ikusgai egitea

beti ere interes informatiboaren eta audientzien kaltetan izan gabe

euskara izan daitela interes informatiboaren kontra joan daitekeen zerbait euskaren presentzia murrizteko eta audientzienak ere zer esan nahi du

kaltetu dakiokeen audientziari euskararen erabilera erdarako kateetan are gehiago nork erabakiko luke hau uste dut subjektibitatea

ez baitira batere objektiboak esan bezala urte asko pasa egin dira jada eta euskararen aldeko konpromisoa ez da bete erdarazko kateetan hori uste dugu elkarrekin podemosen partetik

asuntoa adibide bat baino ez da euskara oso gutxi entzuten da erdarazko kateetan oso gutxi

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

bata eitbko zuzendaritzari dagokio eta bere lana bete du irizpideak finkatuz eta argitaratuz

adierazpenak egiten ditugun protagonistei liburuan esaten den bezala guk politikariok zeresan handia daukagu eta gure jarreran izan leizke prestigiozkoak eta izan leizke erreferentzialak martínez jauna estilo liburuan finkatutako markoak zuri dagokizunean adibidez zure esku uzten du azken hitza

zure agerraldiak euskara hutsez izatea nahi baduzu argi dago kontua eta zurea da erabakia ez

argi dago medioentzat adierazpenak egiten dituzunean euskara hutsez egiten badituzu eitbk errespetatu egingo duela zure erabakia eskerrik asko eskerrik asko
zupiria jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa

cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina auzitegi medikuntzako euskal erakundeari buruz

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina lan istripuen gorakadaren atzean dauden egiturazko arazoak

eguerdi on guztioi eguerdi on sailburu andrea lan istripuez arituko gara gaur azken hildakoa eragin duen istriputik hiru egunera

eta aldiz badirudi osalanek lan segurtasunerako erakundeak ez zuela ohartarazpen hori kontuan izan hala ere

egon daitezkeen kasuistikak alde batetara utzita gaurkoan interpelazioaren izenburura atxikitu nahi dugu alegia istripu kopuruaren gorakadaren atzean

egiturazko arazoei gure ustez egiturazko arazoak daudelako horren atzean eta nolabait faktore horiek eragiten dutelako edo

lan istripuak egotea gaia guretzat oso larria da gorakada bat sumatzen ari gara azken hilabeteetan azken urteetan

interpelazio hau ekartzen dugu ez dugulako ikusten gobernuaren aldetik inolako erreakziorik orain arte egin denarekin jarraitzea ez baldin bada eta

son datos de hego euskal herria araba bizkaia gipuzkoa eta nafarroa

baina zer dago estatistika guztien atzean zenbaki eta kopuru guztien atzean edo beste era batera esanda nola aurre egin behar zaio lakra

euskal herria bilduren aburuz egiturazkoak diren faktoreak daude oinarrian horiek abordatu ezean nekez egingo diogu aurre egoerari adibidez patronalarentzako ez behin behinekotasunak

ez dute lotura zuzenik lan istripuekin aurreko legealdian termino beretsuetan adierazi zen orduan osalaneko zuzendari andrea gustatuko litzaiguke jakitea egungo sailburuak ere ea konpartitzen dituen adierazpen

edo ideia hori gure ustez azpi kontratazioa

eta hamaika faktore gehiago daude gaur egun gertatzen denaren atzean alegia

prekarietatearen iturburua azpi kontratazioak izugarri jaisten duelako enpresarenganako exijentzia maila behinekotasunak ziurgabetasuna hedatzen duelako

sistema judizialaren inoperantzia era hor dago non salaketa sinple urtebeteko zurrunbilo batean sartu ahal zaituen lan ikuskaritzaren geldotasuna

kontratazio pliegoetan lan segurtasunari lekurik ez egiteak guzti horiek ere ezinbesteko osagaiak dira

krisiaren aitzakiarekin lan osasunean eta prebentzioan izugarrizko murrizketak egin dira enpresetan baina ez soilik enpresetan baita gobernuan ere gobernuarentzat lan prebentzioa esan dezakegu ez dela lehentasun bat kapitulu honetara bideratzen den diru kopurua barne produktu gordinaren

eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza

bai nik ere nire lehen hitz hartzean adierazi dut bi mila hamairu bi mila hamalauan

ginela eta ez naiz sartu izan horren zergatietan baina ya que zuk planteatzen duzun esango dizut horren zergatia zen den horren zergatia da

eta baita eraikuntzaren sektorea ere geldirik egon delako orduan ez du uste hori ere nolabaiteko koheteak botatzeko bestekoa denik

aurkeztu diguzu lau ardatzetan oinarritutakoa ondo dago ez dakit ez dugu irakurri irakurriko dugu baina esan duzunaren arabera iruditzen zait orain arte egindakoaren jarraipen hutsa horregatik esan dut nire lehen hitz hartzean gustatuko litzaigukeela edota nolabait

eman behar baldin bazaio beharrezkoa izango dela estuki edo soilik

guk ere bai eta guk argi daukagu herri honetan kalitatezko enplegurik ez dela egongo herri honek

heinean hor daukazu nahi baldin baduzu zuk ere iragarri izan duzun mahai orokorrerako gai bat

eta argi daukagu lan harremanetarako euskal esparrua ez da bihar bertan lortuko den gauza bat eta horretarako urratsak eman beharko dira baina momentu honetan lan istripuen inguruan gure ustez

bihar bertan egiten hasi daitezkeen gauzak eta badaude zuk zeuk okupatzen edo daukazun postutik egin daitezkeen gauzak eta

mozio posible edo balizko mozio baten harira gure ustez nondik joan beharko litzatekeen eta edo nahiko genuke zuen alderdiaren nolabaiteko adostasuna izatea kontu honetan ere enplegu duina eta kalitatezkoa

gobernuarentzat gobernuak bere barne anabasarekin lehenik eta behin bukatu egin behar du uste dut ganbera honetan oraindik ez dagoela pertsona bakar bat kapaza denik bereizteko enplegua lana lana eta enplegua empleo de calidad

vosotros después enplegu duina eta kalitatezkoa

izan behar da lan osasun politikak errotik aldatu behar dira enpresen gaineko kontrola ikuskaritza eta xedapen eredugarriak areagotu behar dira
eta lanbide gaixotasunei beharrezkoa duten zentraltasuna eman behar zaio lan osasun politiketan eskerrik asko eskerrik asko
urruzuno jauna san josé andrea zurea da hitza

lan eta justizia sailak auzitegiko medikuekin duen gatazka konpontzeko beharrari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

egun on baita ere sailburu anderea eta egun on borrokan zaudeten forenseei eta

miren gallastegiri lehen mediku forenseen borroka honetan kidea zena gaur egun justizia sailburu ordea eta espero dut horrek iritziz ez aldaratzea txaketaz aldatzen dan moduan

honetako azken kontrol plenoaren azken hitza eta

bidaltzeko borrokan dauden eta jarraitu behar duten mediku forensei eskerrik asko
eskerrik asko arzuaga jauna san josé anderea zurea da hitza